hobera egitea mila esker eskerrik asko beitialarrangoiti andrea erantzuteko

le interese eskerrik asko zaballos jauna sémper jauna zurea da hitza

gauza bat garbi utzi nahi dut pasante proiektu edo aurreproiektu hau prentsan agertu dena baina aurretik

komentatuta eta aurkeztuta dagoena oraindik ez da proiektu definitibo bat ez da konstrukzio proiektu bat izango du

azterketa momentua eta lankidetzan egingo da beste erakundeekin bai donostiako udaletxearekin eta saiatuko gara noski ere eusko jaurlaritza diputazioarekin gipuzkoako diputazioak baita ere du konpetentzia garraioetan beraz oraindik ez gara iritsi momentu horretara beste momentu batean gaude

galdetzerik besterik ez dago komisio horietan erakundeen arteko komisioetan zer nola gauzetaz eztabaidatzetan zer nolatan dokumentazioak bideratzen dira urrungo bileran por tzierto pasante ferrobaria proiektua doala eta beraz

lehengoko moduak eta lehengoko proiektu berdinak lehengoko moduak desberdinak dira guztiz ere eta proiektu berriei buruz hitz egiten ari gara beraz gaurko proposamena ez du zuzenean

beste proiektu batzuei buruz aritzen da eta guk uste dut garbi utzi duela gure alderdiak zein iritzi duen proiektu horiei buruz pasanteari buruz

adostasuna eta lankidetza erakundeen artean legalitatea bete

hasi eta amaitzeko mila esker eskerrik asko bakero andrea eta amaitzeko

mila esker mahaiburu andrea nik egia esan uste dut ulermen ezberdin badaukadala norbaitek esaten badit elkarlana adostasuna eta erakundeen artean gauzak adostea dela

erakundeen arteko mahai batetara bi alderdien artean adostutako proiektu bat eramatea ez da afektatutako

adostasuna bilatzea ez da ez hemen eta ez batzar nagusietan onartutakoa errespetatzea

baina oso ezberdinak dira alderdien arteko adostasunak eta erakundeen arteko adostasunak eta zure alderdiak horretaz badaki zeren jaurlaritzan zeundetenean zuekin makina bat akordio egin genituen

alderdiek gauza batzuk adosten dituztela baina beste gauza batzuk erakundeei dagozkiela adostea edozein dagoelarik ere agintean eta kasu honetan adostasuna erakundeen artean izan behar zuela esaten zen batean eta bestean onartutako esaera guztiek gipuzkoako diputazioak prentsa bidez jakin zuen eta donostiako udalak bezperan

eta inork ez dit esango batetik hitzik ez daukalako baina bestetik egon naizelako erakunde batekin eta bestearekin hori horrela ez denik

ez proiekturik adostu eta ez ezer hitz egin are gehiago berdin zait proiektua egina dagoen ala ez ibilbide bat dago geltoki kopurua dago pasantea bai ala bai dago dago dago eta bat bestearen bikia ez dago

ez dago paper txuri baten aurrean aukera ezberdinak aztertzeko eta adosteko borondate bat

bi alderdiek beraien gabeziengatik eta beharrengatik adostutako aurrekontuetarako akordio baten baitako zerbait bi alderdien arteko zerbait eta ez erakundeen arteko zerbait

nabarmena dela uste dut oso nabarmena dela eta konforme orain joango zarete erakundeen arteko

proposamen zehatz batekin bai hartu edo utzi proposamen batekin eta hori ez da gauzak egiteko modua

aurreragoko urratsetatik hasten direla benetan akordiorako borondatea baldin badago baina gauza batzuk tragatzeko adostasun batzuk alderdi batzuen beharrengatik gauza batzuk tragatuta eraman nahi badira hori norberaren problema da

ez aurrean eserita eta lanerako prest dagoen erakundearena horrenak izango dira beste batzuk eta berak bidea gaizki egiten dituenak ere

proposamen egin batekin eta prentsaren bitartez jakin eta

bikiak dira geltoki bat gutxiago pixka bat barrurago eta

kontxa ingurutik eta dena zeharkatu beharrekoa oso oso antzekoak dira nik ulertzen dut batzuk saldu behar dute gu beti egon gara honetan eta azkenean lortu dugu iaz hemen onartu zen hori

defenditu behar du ez ez gara hainbeste mugitu betikoan gaude

eta hau sinatu arte altza galtzaraborda egitearen aldekoa zenik altzaraino eta kito hori zen asmoa beraz ni postuko altzako herritarrengatik zeren nik ez dut esan altzako geltokia kapritxo bat denik

gascoren kapritxo bat eta lortu du azkenean estututa eta eusko alderdi jeltzalearen beharragatik lortu du akordio batetara

izatea eta aipatu da ere hemen

ez gara etorri hona eta lehendakari andreak ez du moztu baina ez gara etorri hona ez donostia eta ez gipuzkoako gestio gaitasunaz hitz egitera nik ere ez dut hitz egingo baina hainbeste pentsatzen duzuela zuek gipuzkoa eta donostiaren mesedetan eta guk itxuraz ez

pasanteak itsutu egin zaituzte batzuk hainbeste defenditzen duzue bi mila hamasei proiektua uste duzue bakarrak zaretela defenditzen eta

prest zaudete bi mila hamaseian donostia guztiz zulatua edukitzeko

hori baldin bada bi mila hamasei proiektuaren alde egitea eta europako hiriburu batek bi mila hamaseian erakutsi behar duen itxura ba etor dadila etorri behar duena eta

ez dira ezkongarriak eta ez dira sinesgarriak batean eta bestean esaten dituzuenak mila esker

eskerrik asko beitialarrangoitia andrea gai zerrendako

eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena hogeita hamabost barra bi epaiketa politikoa salatzeko eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkariak arzuaga jaunak dauka hitza

denoi epaiketaren kontrako plataformaren kideak ere ongi etorriak eta hogeita hamabost barra bi epaiketan auzipetuak zuetako batzuk

o probar la culpabilidad de alguien gaur aztertuko dugu hogeita hamabost barra bi auzia batasuna eta herriko tabernen multzo

ehun eta hamalau elkarte interbenituak izan ziren lokal horietan sartu

itxi eta kudeatzaile administratibo judizial baten menpean jarri ziren hainbat pertsona kartzelaratu zuten prebentiboki inolako justifikazio edo arrazoirik gabe aitzaki bat eman zen herrikoak eta batasunako kideak eta ziren

berriro ere entornoaren teoria zoro horrekin hamabi urte geroago aldaketa sakonak egon dira bizi dira honetan bista publikoa gertatu da berriki hamabi urte beranduago berandutzen den justizia ez da justizia epaiketa publikoan zehar ez da ezer egiaztatu ez zen ere salaketa indibidualizatu

zer gertakari zer egitate zein delitu inputatzen zitzaien ere ez zen zehaztu ez da frogatu herriko tabernak

inolako interesik kontrolik babesik zeukan herriko

ez da argitu pertsona horiek etan agintzen zuten edo ordez etak

gainean agintzen zuen kolaborazio pertenentzia delituak inbokatu dira era zabal batean era expansibo batean aplikatu nahi dira egitate deliktibo eta frogen faltan

nahi dut abokatu aleman batek begirale moduan etorri zela halako prozesu batera eta berak esandakoa ezagutu ditugu frogarik gabeko prozesuak

lehenengo aldiz ezagutzen dugula prozesu bat egitate deliktiborik gabe deliturik gabeko prozesua berriro ere ekarri behar ditugu izan ere horiek adierazten dute zer gertatzen ari den sumario honetan

egin zuten giza eskubideen batzordean etxe honetan hogeita hamabost barra bi sumarioari buruzko hausnarketak epaiketa politiko gehiagorik ez zentzugabekeri judizial gehiagorik ez manifestua agertu ziguten ospe handiko laurehun sinadura jaso zituenak

epaiketa honek gainditzen du gizarte demokratiko batean

zuzenbide penalak eduki behar duen funtzioa

hau ere transmititu ziguten horrelako prozedura burugabekeria

are gehiago momentu historiko honetan eta amaitzeko hau epaiketa politiko bat da terminoaren zentzu sakonean euskal gizartearen aniztasunaren oinarri demokratikoen gainean

gune bat eraiki nahi dutenen kontrako eraso bat beraz hiru idei ezinezkoa gizarte demokratiko batean

acude epaiketa politiko hau soka luze batean azkena da kronologikoki behintzat

gestoras pro aministía askatasuna udalbiltza egunkaria bateragunea

epaiketa horiek emaitza ezberdina izan dute baina ezin ukatu oso bat osatu dutela ziklo bat amaitu behar duguna ziklo bat dena eta da filosofia ardatza moduan

edo etsaiaren kode penala edo autorearen zuzenbidea deritzon horren aplikazioa ziklo bat laurogeita hamargarrena hamarkadaren urteetan

gaituena ziklo bat bertan behera utzi behar duguna iraganean eta betiko etengabeko mehatxu bat bortizkeri mota bat gizarte hau tentsionatu eta gu guztiok oraindik

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

zeri buruz ari garen hogeita hamabost barra bi epaiketa politikoa salatzeko gaira zuzendu zaitez mesedez

zuzenketak aurkeztu ez dituzten taldeen txandara pasatuz talde popularreko

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arrizabalaga andreak dauka hitza

mahaiburu andrea eta eguerdi on denoi bada urte mordoa fakultatetik bueltaka ibili nintzela eta ezingo dut esan orduan

eder bat beharko nuke baina zuzenbide penalaren printzipioak ikasten saiatu ginen ustez

zuzenbide penalak baditu nahitaez bereak izan behar dituen hainbat printzipio hiritarren oinarrizko eskubideak bermatu behar dituzten printzipioak

bidegabekeriei muga ezartzeko enuntziatzen diren printzipioak hemen aipatu dira batzuk edo denak ez dakit legezkotasun printzipioa lege penalaren atzera eraginik eza

ahal den eskuartze txikiena inplikatzen duena in dubio pro reo famatua erantzukizun subjektuaren printzipioa eta nola ez hitzetik hortzera askotan erabiltzen den eta gutxitan errespetatzen den

printzipioa besteak beste gauzak horrela garzonek el juez estrella por antonomasia dena eta da teoria asmatu zuen

kontra egin zuen eta egin itxi egunkariaren kontra ere jo zuen itxi eta administrazio kontseilukoak auziperatu handik bi hilabetera garzonek udalbiltza sumarioari hasiera eman zion beste tankerako hainbat sumario ere tramitatu zituen bi mila bian

hogeita hamabost barra bi sumarioa beraz bi mila bian hasi zen eta

hamabi urte pasa dira auziperatuek hamabi urte daramate auziperatu baldintza horretan aldo morok esaten omen zuen

zigorrak ezarri behar dituen prozedurak bere denbora behar duela eta horrela izan daiteke baina ez dut uste morok

beharrezko denboratzat hartuko zukeenik inolaz ere hamabi urteetako

zigorra gauza da narkoen garaia

galaren garaia pasa ondoren dena eta da delakoaren garaiari eman ziola garzonek

epaile honek eta dena eta omen den horrekin lehen aipatutako printzipio guzti horiek baliogabetu zituen bi mila biko apirilaren hogeita bederatzian eman zion hasiera garzonek hogeita hamabost barra bi sumarioari

bidalia zuen aznarren ministro kontseiluak gorteetara alderdi politikoen lege organikoaren egitasmoa legea onartua izan zen gutxi izan ziren kontra bozkatu zutenak eusko alderdi jeltzalea horien artean jakina eta denok

ditugun ondorioak izan ditu harrez geroztik lege horrek

aurre harrapatu nahian edo legearen lehian abiatu zuen prozesu hau

aipatutako beste hainbat bezalaxe desproposito juridiko hutsa da polizia txostenetan oinarritzen dira inputazioak kategoria orokor bilakatzen dituzte egunkaria eta udalbiltza kasuetan ikusi genuen bezalaxe bestalde aurriritziak jantziz eta jantzitako

akusatuak elkarteak eta jarduera ekonomikoak interbenituak izan ziren eta azkenean hauen inguruko salaketa bat bera ez da frogatu

tipo penalek berezkoa ez duten esanahiera egokitu nahi izan dira jarduerak

atzerako eraginez aplikatu dira lege penalaren interpretazioak garai bateko jarduera politikoak gauzatu zirenean legezkotasun zalantzarik ez zuten jarduerak gerora zigor kodearen parametroen arabera berrikusi nahi izan dira eta abar luze bat ondorioz

bidean geratu dira noski zuzenbidezkoa omen den estatu batean hiritarren berme diren zuzenbide penalaren printzipioak eta horiek ez ezik

begirunea etsaiaren zuzenbide penala kontzeptua landu dute zuzenbidearen teoriko batzuk bereziki bi mila batean new yorkeko

izan zen ikuspegia horren arabera etsaiari alegia segurtasunarentzat arriskutsua jotzen denari bere hiritartasuna ukatzen zaio hiritar izateak berezkoak dituen eskubideak baliogabetzen duen zuzenbide penala ezarriz hain zuzen denok ulertzeko moduan esateko hitz bakarrean guantánamo eta

ezarri nahi izan dena hiritartasun ezaugarria ezin du kendu edo eman

epaile batek bere gogoaren arabera edo guk ez dugu behintzat

eta honetatik eratorritako atxiloketen ondoren alderdi popularrak eta alderdi sozialistak besteak beste onartu zuten legearen ondorioz

ezker abertzalearen siglak eta ezker abertzalearen beste izen batzuk hogeita hamabost barra bi sumarioaren sententzia

izen ezberdinekin hori bai baina ezingo dugu ukatu pertsona berdinekin auziperatuak beraiek barne eta bestela ikusi nork

aurkeztu zituen sorturen estatutuak bi mila hamaikaan

hogeita hamabost barra bi sumarioa beti izan bada itxuragabea orain berriz erabat anakronikoa da beste garai batzuetan bizi garelako zorionez jarduera armaturik eragiten duen etarik besteak beste ezker abertzaleak berak hartutako erabakiaren ondorioz gure herriko espresio politiko guztiak legalak direlako

bakea egonkortzeko garaiak dira bakea egonkortzeko garaiak bizi ditugu ez hamar urte atzera egiteko garaiak

honen aurrean etsaiaren zuzenbide penalaren logikari jarraituko bagenio ere ez geundeke

baizik eta zuzen zuzenean legearen aplikazio mendekuzale baten aurrean

prozedura honek ez du inoiz izan gutxieneko oinarri juridikorik hasiera eman zitzaionez

behar zuen oraindik ere prozedurak bizirik jarraitzen duenez

elkartaratze eskubidea ideologia askatasun eskubidea

eta jakina horrelako prozedura bizirik mantentzeak ez duela inolaz ere laguntzen elkarbizitzaren normalkuntzan

oztopo denaren iritzikoak gara beraz hamabi urte beranduago artxibatu dezala audientzia nazionalak hogeita hamabost barra bi

ekimenarekin gure aldeko bozka iragartzen dut eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den

arzuaga jaunak dauka hitza bai

andreari eskerrak bere babesarekin eta hortik posizio erresponsable horretatik

en mente aski da amaitu behar dugu ziklo honekin

se acabó aski da besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna erantzuteko mistoa upyd taldearen

amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arrizabalaga andreak dauka hitza

eta hala dio behin bada ere ondo pnv ba oker zaude bengoa jauna

mania da dezenteetan edo ia ia beti ondo xamar ibiltzekoarena

edo ez denean eta honek balio dit berdin berdin maneiro jaunarentzat gallastegui andrearentzat eta baita llanos andrearen bertigoaren kontuarentzat ez da bertigoa ez da besarkatzen garela ez daki zeinekin da

beste hainbat kasutan eta beti esango nuke erreibindikatu ditugun bezalaxe

edo ez izan eskubide guztien errespetua erreibindikatu dugun bezalaxe baita kasu honetan ere eta ez da lehen aldia eta ez da gaur lehen aldia

puntua barrio baroja jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jarraian mistoa upydren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu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

onartu da erdibideko zuzenketa jarraian laugarrena

eta lehenik upyd eta euskal talde popularra gehi euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ondorioz ez da onartu jarraian euzko abertzalea bai

arazorik ez bale batgarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita hamalau bai hogeita bat ez ondorioz batgarrena puntua onartuta geratu da jarraian bigarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hamar abstentzio ondorioz bigarrena puntua ez da onartuta geratu

bozketetara sartuko gara lehenik maeztu perez jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hamazazpi bai hogeita hemezortzi ez ondorioz jatorrizko testua onartu gabe geratu da jarraian euskal talde popularraren

ez da onartu euskal talde popularraren zuzenketa jarraian mistoa upydren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hamazazpi bai berrogeita hemezortzi ez ondorioz ez da onartu

euskal sozialistak aurkeztu duten osoko zuzenketa itxaron banatuta arazorik ez pentsatzen

hogeita hamazazpi bai hogeita hamazazpi ez bat abstentzio enpate dagoenez berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hurrengorako utzi behar da bigarrena puntua bozkatuko dugu

bigarrena bozkatzen dugu bigarrena puntua bozkatu dezakegu

bigarrena puntu hau onartuta geratu da eta hemen bai uzten dugula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

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita hamabost bai aho batez

puntuko bozketetara sartuko gara lehenik eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ondorioz eh bilduren jatorrizko testua onartuta geratu da gai zerrenda agortuta